gai zerrendako lehenengo puntua luis javier tellería orriols euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok

guztioi laurogeita hamar hamarkada hasieran krisi ekonomiko handia gogor kolpatu zuen euskal industria ordutik aurrera oso arrakastatsua izandako industria birmoldatzeko programa espezifikoez gai

enpresekin batera alor desberdinetan espezializatutako zentro teknologikoak sortzeko

fundamentalmente con nuestro entorno europeo hortik gutxira ikerketa zentro kooperatiboak bultzatzeari ekin genion horiek txikiagoak ziren baina zehazpen bat zentro kolaboratiboak izatea bikaintasunekoak eta eremu zientifiko teknologiko estrategiko baterako hitz batean espezializatuagoak

tellería jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi aitortuko dizut tellería jauna teknologia ikuspegitik eta politiko publiko pribatuen arteko

une honetan eskuartean dugun ekimen berezia itxaropentsua dela komentatu genuena beti esaten dugu gure herria txikia dela oso sare teknologiko konplexua duela oso zabala sendoa

nazioarte mailatik kontsideratzen baldin badugu eragile ugari dira gaitasun handiekin emaitzak gero eta hobeak dira baina hobetzearen bide horretan badaukagu urrats bat gehiago emateko euskal sare teknologikoan hainbat eta hainbat urrats eman dira aipatu duzun bezala eta orain arte egin dugunak emaitzak eman ditu baina euskal entitatea sortzea erabaki dugu entitate bakar bat

eta honek esan nahi du ez direla enpresa edo zentro bakarrean ezarriko baizik eta bakoitzak bere autonomia jarraituko duela izaten baina guztiok

siemens gamesa enpresaren egoerari buruz casanova jauna zurea da hitza egun on
siemens gamesa enpresa multinazionalak sei mila langileen kaleratzea

hots plantillaren laurden bat kanpora botako duela esan du berri honek nola ez kezka sortu du mundu osoan eta baita ere ezin delako ahaztu enpresa horren jatorri neurri batean ere euskalduna dela hor gamesa enpresa dagoelako bi mila hamaseian adostu eta bi mila hamazazpian gauzatu zen fusio edo batuketa prozesu baten ondorioa gamesa enpresa sortu zelako momentu horretan batzuk esan genuen fusioa baino

enpresen arteko tamainan desoreka ikusita

enpresa bere ibilbidea abiatu bezain pronto aurreikuspenak ez direla betetzen esan duela

eta horren ondorioz espiral negatibo batean sartu zen burtsaren kotizazioari dagokionez azken ondorioa izan da sei mila kaleratze hauek iragartzea enpresa honek

eaen daudela kontutan hartuta galdetzen diogu sailburuari ea zein inpaktu uste du enpleguan eduki duela

eskerrik asko casanova jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko
presidente andrea casanova jauna egia da fusioaren

baina gogoratu nahi dut ekainaren hamaseiko ekainean aipatu genuena eta fusio honek ba guretzako herri bezala eta gure enpresentzako

posizio egokia zela eta hori mantentzen jarraitzen dugu eta ez bakarrik gure hornitzaileen ikuspegitik baizik eta beno ba markus tacke bera

gamesa zamudion kokatuta egotea eta bertako enpresen eta bertako erroei lotzea garrantzitsua zela beraz sentsu horretan ikusten argi dagoela inplikazio hori eta hori kontutan izan behar dugu

egia da gure hornitzaileen eskaerak igo egin zirela

baina egia da baita ere aipatzen zenuen bezala sektore eolikoak

aste honetan esan du egoera aldatu dela igoera

eskaeretan baina baita ere margena gutxitu egingo direla beraz hor badago aldaketa bat eta hori nola baita arduratzen gaitu baina jakin behar dugu fusio baten ondoren beti gertatzen direla horrelakoak pentsatu baino handiagoa egia da enpresarekin izan dugu bilera eta beraiek transmititu digute dakizuen bezala

ez mungian eta ez asteasun ez dago inongo eraginik

hainbeste bertako sailburuak aipatu didanez eta margen txiki batean egia da zamudion izango dela baino ba aipatu digute txikia izango dela langileekin

zenbakirik ez dakigu eta espero dugu benetan hitza betetzea eta horrela izatea eta benetan jarraitzea

sinesten eta bertakoekin lan egiten orain arte bezala eskerrik asko tapia andrea casanova jauna zurea da hitza

begiak itxi nahi izatea gertatzen ari dena mundu mailan baina gogoratu behar dugu euskadin ere baditugula multinazionalak bertakoak hemen errotutakoak eta mundu mailan

mundu mailan daudenak planta leku askotan multinazional izan gabe eta kotizatuak izan gabe beraz

eskerrik asko tapia anderea gai zerrendako hirugarren puntua galdera lander martínez hierro elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina krisian dauden industria

egun on lehendakari jauna azken hilabeteotan ikusten ari gara nola enpresa industrial askok
zailtasun handiak jasaten ari direla gainera eusko jaurlaritzak egoera honetan hogeita hamar enpresa baino gehiago kontatu egin ditu eta badira langile asko arazo

eskerrik asko martínez jauna lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzar buru anderea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on

harreman zuzena dugu jaurlaritza bezala guztiekin bai langileekin

betiere konponbideak bilatzeko eta errazteko gure arduraren esparruan eta helburu jakin batekin jarduera eta enplegua mantentzea

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor martínez yo no voy a

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera eneko andueza lorenzo euskal sozialistak taldeko legabiltzarkideak
ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitza sailak hiria

en cuanto a la materia de regeneración urbana y rehabilitación eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

otxarkoaga en bilbao y polígono mendizabal esteban orbegozo

muchas gracias eskerrik asko arriola jauna

gai zerrendako bosgarren puntua galdera alfonso alonso aranegui euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina legegintzaldiko lehenengo urteari buruz

eskerrik asko alonso jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina autogobernuaren garapenari buruz urizar jauna zurea da hitza

mila esker mahaiburu andrea hogei urte pasa dira jada

euskal eragileen gehiengoak gernikako estatutuaren ibilbidea gainditu beharra adierazi zuenean

estatus berri baten beharra behin eta berriz aldarrikatu eta eguneratzeko ahaleginak egiten ari garela onartu behar badugu ere

eguneraketa behar bezala lortu eta zergatik ez du lortu guretzako oso argia da

sekula ez delako inongo borondaterik izan estatus berri baten inguruan

eztabaida serio batetan sartzeko borondaterik azken finean estatu eredu bat daukate estatu eredu bat

jada gaurko eredua federala bezala aitortu daitekeela ba estatu eredu horretan

autogobernu mailak ia gaina topea egina daukalako

ez daude prest eseriko balira hirurogeita hemezortzian lortutako erregimena zalantzan sartzeko eta katalunian azken hilabete honetan bizitzen ari direna ere borondate gabezia horren adierazle garbia da atzo maddalen iriartek argi adierazten zizkigun kataluniako erakunde eta ordezkari desberdinek

hitz egiteko planteatu dituzten ahalegin guztiak eta nola jasotako erantzun guzti guztiak ezezkoak izan ziren eta joseba egibarrek ere atzo

legedi propioaren bidea erabaki dutenean izan dela espainiatik ez dutelako inongo

eta beraien bide propioa egiteko erabakia beste aukerarik ez zutenean hartu zutela aldebakarreko eta aldebiko bideari buruz askotan hitz egin dugu

hautua bide adostua egitea dela baina horrek ezinbestean eskatzen du mahaiaren beste aldean norbait esertzeko prestutasuna izatea eta

gutxieneko asmo txiki bat izan behar duela baina guk ez dugu ikusi orain arte inongo asmorik zentzu horretan eta ez dugu ikusi hemen eta ez dugu ikusten beste toki batzuetan ere ez zen izan

estatutu berriaren proposamena madrilera eraman zuenean eta ez da izan ere oraintxe esan dudan bezala kataluniako ordezkariek egin dituzten

egindakoan eta hori bai da aldebakarreko erabaki bat

borondaterik ez adieraztea hori bai ba aldebakarreko erabaki bat aldebakarreko erabaki bat

marko propio bat inposatzeko ez daukat gogoratu behar erkidego honetan espainiako konstituzioa ez zela onartu

eta marko berri horren inposaketan ere argi dagoena da

izan dezaketen aukerak murrizteko edo markatzeko katalunian arazo asko sortu omen ditu independentismoak atzo bertan

azaldu zigun eta bertako arazoak euskal herrira ez ekartzeko behin eta berriz

aldiz gure ustez kataluniak edo katalunian egindakoak elkarbizitza arazo larri bat aditzera eman du berriz ere

euskal herritarrok aspaldian horretan gabiltzala onartu behar dugu elkarbizitza arazo bat dagoela behin eta berriz mahai gainean jartzen ari gara baina onartu behar dugu katalanek guk baino zerbait gehiago lortu dutela eta da arazoa nazioartera guk baino hobeki zabaltzen jakin dutela ziur aski eragintasun horren ondorioz

lurralde ereduari buruzko batzorde bat planteatzeko eta horretan gutxienez lortu zuen alderdi popularra erakartzea

batzorde horren helburuetako bat izango litzateke konstituzioaren aldaketarako oinarriak finkatzea

pp erakartzea baina guk gutxienez uste dugu bizitza laburra izango duela jada

ciudadanosek herenegun sortu zen batzorde hori eta jada batzorde horren sorreran ciudadanosek

parte hartzen zuela adierazi zuen eta ppk beste pausutxo bat gehiago esan zuen esan zuen beraiek ez zirela bertara hurbiltzen

ateak irekitzeko ppk argi dauka ez duela

agian tertulianoei jaten emateko baina inongo ibilbiderik gabekoa horrek jada bide adostuaren esperantza gutxi uzten badigu

egoera larriagotu daitekeela

asteotan beste adierazpen batzuen ondorioz

garbiagoak askotan ere hitz egin dugu ganbara honetan mila bederatziehun eta hirurogeita hemeretzian onartutako gernikako estatutua ez dela bete

hogeita hemezortzi urte iragan eta gero hogeita hamazazpi eskumen oraindik eskualdatzeko daude baina nik uste dut beste pausu bat ematen ari dela momentu honetan espainiako gobernuaren aldetik zeren eta hori

hirurogeita hemeretzian adostutako lege organiko baten betetzea hogeita hemezortzi urte beranduago oraindik egin gabe dagoela

kendu eta asmoak garbiago azaltzen ari da

catalá ministroak bilbon egindako adierazpen batzuetan argi azaltzen zuen

orain arte erdi ezkutuan egin dutena orain publikoki ireki zuen

eta are gehiago erkidego autonomoen eskumen batzuk lasai asko

eskura bueltatu litzatekeela bere hitzetan

eta hori esan dezakegu ba igual ministro batek bota dezake baina eske ostiralean bertan ministro kontseilu ostean

méndez de vigok zentzu berdinean hitz egin zuen esan zuen berrogei urte pasatu direla

eta analisi horren baitan egongo direla eskumenak baldintzatuta ia ez zuen esaten ekartzean edo ez ekartzean baina eskumen guztiak baldintzatuak egongo zirela

edo erdi disimulatuan egin dutena orain argiki azaltzen dute

eskumena mahai gainean jartzen dira denak mahai gainean jartzen dira eta interes konkretu batzuen baitan noski espainiako gobernuaren interesen baitan gobernuak bere gain eskatzeko aukera ireki dute onartu dezagun

modu honetan ia lotsarik gabe egiteak dauka berritasuna

auzitegi konstituzionala helegiteak aurkeztuz edo eta legedi organikoen bitartez

lortu dute eta beno ba orain bidezidor berri bat aurkitu dute

eta ehun eta berrogeita hamabostaren bitartez kataluniakoa murriztu dute aviso a navegantes guretzat ere bota dute

gaztela mantxako gobernuari igual aplikatu beharko zitzaiola eta madrileko

martxan jarri dutelako egoera honetan lehendakari eta nik uste dut hori da argitzea tokatzen zaizuna uste duzu oraindik

aukerarik badagoela marko adostu bat ezartzeko enegarren eraso honen aurrean

eskerrik asko urizar jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea urizar jauna hasteko eta behin zuk adierazitako bat nator onartezina iruditzen zait batez ere catalá ministroaren adierazpena hau eusko jaurlaritza osoaren jarrera da eta hitzaldian bertan berak esandako hitzaldian bertan horrelaxe adierazi zion san josé sailburuak ministroari berari ere

oso larria iruditzen zaigu ministro batek esatea espainiako gobernuak funtsezko politika publiko batzuen kontrola berriro ere bere gain hartu ditzakeela

adierazpen hauek malgutu nahi izan zituen eusko jaurlaritzaren asmoari buruz galdetzen didazu eta gure konpromisoa honako hau da

eskumenen transferentzia burutzeko eskatzea eta estatutu ituna eguneratzea hauek dira jaurlaritzaren konpromisoak eta bide honetan legebiltzar osoa bidelagun izatea nahiko genuke eh bildu barne

aurreko hilabeteetan planteamendu bat egin nuen transferentzien eskaria legebiltzar honen babesa jasotzeko oraindik ez dut zuen partetik erantzunik ezagutu

zein asmo ditugun galdetzen didazu eta nik bost ekimen zehatzetara biltzea proposatuko nizuke

eusko legebiltzarrak edo jaurlaritzak beren eskumenez baliatuaz onartzen dituzten izaera sozialeko politika publikoetan eskua sartzea baldintzatzea eta edo murriztea dakarten estatuaren ekintzak salatu eta saihestu bi espainiako konstituzioaren ehun eta berrogeita bederatzi puntu bat artikuluan estatuari

estatuak esku hartzeko politika guztiak salatu eta errefusatzeko lan egin hiru

bilatzen duten estatuaren ekintzak salatu eta errefusatu lau legebiltzarreko alderdi politiko guztien babesaz eta adostasunez lehentasuna eman bi transferentzia hauek erreklamatzeari eta negoziatzeari

eta gizarte segurantzaren erregimen ekonomikoaren kudeaketa bost legebiltzarreko lantalde txostengilearekin lankidetzan aritu

hainbat aldiz esan dizudan bezala zure interpelazioaren erantzuna hemen bertan dugu legebiltzar honetan ustedes señor urizar me interpelan

autogobernua eguneratzeko eta testu artikulatu berri bati edo berri bat idazteko proposamen zehatza egin du aste honetan bertan helburu jakin bati erantzuteko ezinbestekoa da lan metodologia

hori izan da gure proposamena lantaldeak bigarren fase bati ekin behar dionean orain legebiltzar talde bakoitzak balorazio orokor bat egin beharko du baita ere beste alderdiek egindako ekarpenei buruz ondoren idazkera adostua bilatu beharko da

baina berriro ere dugun aukera azpimarratu nahi dut autogobernu lantaldea dugu

eutsi diezaiogun eztabaidari lantalde horretan adostasun zabalena lortzeko asmoarekin

guk geure oinarri eta printzipioak argi eta garbi adierazi ditugu printzipio demokratikoaren oinarria askotariko nortasunez eratutako gizartea nazio nortasuna aitortzea itaundua izateko eta modu demokratikoan adierazitako borondatea errespetatua izan dadin

eraberritzea aldebiko harremanen sistema eratzea

nazioartean ordezkaritza gaitasuna aitortzea euskarari lege babes egokia ematea itun ekonomikoa eguneratzea

hauek gure oinarri eta printzipioak dira eta jakin badakit bost alderdi politiko desberdinen arteko adostasuna lantzea dagokigula hori da nire asmo nagusia

bide horretan aitortuta dugun autogobernuaren defentsa areagotu egin behar dugu are gehiago

argi dago gure nahia eremu juridiko eta politiko berri bat lortzea eta helburu horretan hitzez hitz irakurriko dizut gure gobernu programak diona gobernuak baldin eta legebiltzarrak horrela egiteko eskatzen badu

estatutua berritzeko proposamen zirriborroa egingo du

lehendakari ez naiz apuntatu esandako guztia baino gauza asko apuntatu ditut eta batzuk gustatzen zaizkit beste batzuk

ados nik uste bat egiten dugula ezta katalanen adierazpenak onartezina direnak ez nioke garrantzirik kenduko zeren esan dizut gerora mende de vigo bozeramaile ere

beraz kasurik ez egitea ondo dago gure esku dagoela esaten duzu ados baina badakigu gure esku dagoela guretzako gure esku dago dena puntu bat artean erabaki batzuk atzera behartu gaituelarik

horren baitan ados eta esku hartzeak egongo diren esku hartzeak desberdinen aurrean salaketak eta errefuxiaketak planteatzen zu eta saihestea baita

saihespenarena zehaztea bai eskatuko nizuke nola saihetsi

hauek eta esan dudana espainiako gobernuak eta zuek eta ppk bere markoen inposatzen digutena esaten digute erabakiak madrilen hartzen direla eta han gure kopuruak ez dira

beraien marko legalaren barruan eta bere jokoaren barruan hori argitu behar dena zeren bestela ondo gelditzen da titular bezala baina gero ibilbide ikusi hombre ematen du haserretu egiten zarela gobernuari interpelazioak egiten dizkigunean eta interpelazio dugula gure papera hori da barkatuko diguzu baina gure papera hori da guri tokatzen zaigun interpelatzea

eta ongi etorria autogobernua defentsari hori ez hori ez dizut onartuko zeren eta

autogobernuaren defentsaren patrimonioa zuek daukazuela eta hori ez da horrela ez da izan horrela eta ez da izango ere horrela

planteatzen duzue espetxean eta segurtasun sozialaren eskumenak orain gure egitea dela helburuetako bat gurea ere gertatzen dena da agian interpelazioen paper horretan guk legez besteko aurkezten ditugunean bai

zuen erantzuna ezezko izaten da baina izan daiteke dinamika horretan ezta interpelatua eta ez eta azkenen gobernuaren ekimena izan dadila eta ez gurea

autogobernuaren defentsa autogobernuaren defentsan bat egongo gaitezke agian desberdintasuna egon daiteke eta zuentzako helburua izan daitekeena guretzako hasiera puntua izan daitekeela zeren

baina horretarako dago zalantzarik gabe autogobernu ponentzia eta hor gure prestutasuna adierazten dugu eta bertan ere azaltzen dugulako

alde gaudela beraz badago badago egiteko

erantzun behar brusko hori izatea lehendakari eh bildurentzat

aldebakartasunaren erroa sustraia estatu espainiarrean dago

guk izan ditzakegun euskal herriak herri bezala izan ditzakeen eskubideak ukatu eta

asmoa adierazten du adierazten du behin eta berriz eta catalák egin duena hori izan da zuzen zuzenean badakizu

burujabetza osoa dela helburua euskal herri guztiarentzat

eskumen denak eta estatuen arteko erlazioa finkatzen dugun heinean burujabetzak hori esaten duela edo hori

eskumen guztiak izan gure herrian dituen behar guztiak asetzeko eta

izatea da mugarri bakarra euskal gizartearen borondatea adierazten dugu beraz gu bat gatoz esaten duzuenean

erasoen aurrean horiek saihestu behar ditugula eta guretzako mugarri bakarra

egoerak zoritxarrez okerrera joko duela aurreikusten dugu lehendakari eta prest egon behar gara herri bezala erantzuteko eta herri bezala erabakiak lehenetsiz

herri bezala ez badugu jokatzen lehendakari ezin izan diogu benetan esaten diogu aurre egin madriletik etorriko zaizkigun erasoei

garaiz gaude eraso horiek gelditzeko beraz

eskerrik asko urizar jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru anderea urizar jauna ez diot garrantzirik kentzen catalá ministroak esandakoari ezta méndez de vigo bozeramaileak esandakoari ez pentsa ni haserretu egiten naizenik erantzun bruskoa esan duzu

ematen duela eh bilduri erantzuten diodanean haserre erantzuten diodala ez ez da haserre erantzuten diodanik kontua da hemen

baina haserretu ez eta interpelatzeagatik are gutxiago urizar jauna bestetik ongi etorriarena esan egin duzu hombre ez dakit

ongi etorria eh bildu osoari ematen diot alderdi politiko ezberdinen arteko akordio zabal eta anitz bat osatzeko aukera dugu hori da

eta eredugarria izango litzateke barne akordio zabal hori oinarri hartuta euskal gizarteari proposamen zehatz bat aurkeztea askotan aipatu dut eta berretsiko dut adostasuna beharrezkoa eta posiblea da galdera da zergatik ez

zergatik lantaldeak lanean jarraitzen duen bitartean behin eta berriz planteatzen duzue gai hau eta zergatik gainera lehendakariari galdetu lantalde bat dago

elkarlanean aritzeko lantaldearekin beraz ez dakit nik zer lortu nahi duzuen edo zein den zuen benetako helburua edo zergatik lehenetsi eztabaida publikoa barne lana lehenetsi beharrean urizar jauna adostasun zabal bat eraiki nahi duzue edo aldebakarreko proiektua da defendatzen duzuena nahiz eta jakin aldebakarreko bidea urizar jauna aldebakarreko bidea beti aldebikoa bihurtzen dela beti argi daukat hemen

argi daukat bidea ez dela dena ala ezer ez azken finean onartu beharko didazu bide horrek azkeneko hamarkada honetan ez duela inora eraman mi posición

aurrera egin behar dugu eta horretarako zuen elkarlana ere
besterik ez eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua galdera tinixara guanche suárez elkarrekin podemos

errentan egindako ehuneko zazpiaren murrizketari buruz guanche andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna sailburuak

entre otras prestaciones eskerrik asko eskerrik asko guanche andrea erantzuteko artolazabal andrea zurea da hitza

eskerrik asko artolazabal andrea guanche andrea zurea da hitza

zuen iritzian krisia gaindituta dagoen heinean ez da ez justua ez etikoa

besterik gabe eskerrik asko guanche andrea erantzuteko artolazabal anderea zurea da hitza

eskerrik asko artolazabal andrea gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa

larrion andrea zurea da hitza bai lehendakari andrea tapia sailburua

hasi nahi dut bilbo hiria zoriontzen aurreko astean jaso zuen europako bi mila hemezortziko hiririk onenaren saria eta horrelako errekonozimendua jasotzea gogoeta egiteko

apustua egin du hiri eredu baten alde hiriaren berritzea hirigintzari garrantzia emanez eta inbertsio eta obra handiak hiria modernizatzeko horrelakoek zertarako gauden politika gogorazten gaitu eta gaur urizar jaunak

lanaren zati bat da zalantzarik gabe baina uste dut ere beste lan bat dugula edo beste batzuk identifikatuagoak sentituko garela esaten dugunean hona amesten dugun gizartea eta etorkizuna egia bilakatzera etorri garela ideiak hitza eta lana

hiri eredu bat zegoen non gauza asko egin ziren baina etxebizitza gutxi eraiki ziren nahiz eta biztanleria handitu eta honek alde onak izan bazituen ere alde txarrak ere bai honen

jauna hemen ez egotea zeren beraiek kontrako muturrera jo egin zuten

irizpide handirik gabe etengabeko hazkundean sinestuta edo eta litekeena da hiri eredurik gabe egin izan zutela hori unean uneko erabakiak hartuz

konpondu nahian ibiltzen ari gara orain zerbitzua nola eman hiria nola josi barnealdean

eredu baten bila eta eredu horretako funtsezko ardatza garraio publikoa da

eskerrik asko larrion andrea erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko
presidente andrea larrion andrea

momentu batean harrituta nengoen ze bazirudien eztabaida hau udaletxean ematen ari zela eta ez legebiltzarrean ze gai batzuetan benetan legebiltzar honi ez dagokion debate batean ari ginen sartzen

dauden aztertzeari egia esan gogoratuko duzun bezala

ekainaren bateko aurreko urteko ekainaren batekoa foru aldundia udaletxea eta jaurlaritzaren artekoa eta bertan ez zen ezer agertzen amerika latinako

eta gehiago esango dizut une honetan bus elektriko beri horren proiektuak ez du ezer berezirik egiten dagoeneko

linea biko autobusak egiten ez duenik hau da

plaza horretan benetan ez dago aldaketarik beraz ez da guztiz egia bus elektrikoak hor zerbait berezia egingo duenik

udaletxe osoak aztertu du gainera proiektua orain dagoena

baina leku horretan bereziki ez dago ezer horrek ez du esan nahi

ez dago ez gure eskumena da udaleko zerbait delako eta gainera ez dago zerbait berezirik eta nik hori argi utzi nahiko nuke

une honetan ditugun datuak eta oraindik proiektua guztiz itxi gabe berrogeita bi milioi eurotako inguruan dabiltza proiektuak eta bai sartu nahi nuke bereziki

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko

tapia anderea gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain talde popularreko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina bi mila hamazazpi bi mila hemezortziko nautikako eta arrantzako prestakuntzako

andrea gai zerrendako hamargarren puntua galdera josé ramón

petronorren instalazioen erregelamenduzko kontrolari buruz becerra jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea becerra jauna zure galderaren erantzun zuzena da ez ez du tratu berezirik izaten

gero egiten dira behin obrak egindakoan eta kasu honetan inspekzioak egiten dira denboraz eta egoki dakizun bezala bestalde en el caso

eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

galdera antonio damborenea basterrechea euskal talde popularreko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina bilboko eta pasaiako euskal portuen kudeaketa

andrea gai zerrendako hamabigarren puntua galdera nerea kortajarena ibañez eh bildu taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina

ayudas sí control también kanpaina martxan jarri du bizkaiko foru aldundiak

baina prestazio sozialen kontra egin izan diren beste kanpaina batzuk ekartzen dizkigu gogora eta esango nuke zuetako askori eta hiritar askori ere berdina pasa zaiela

eta ia termino berdinetan dago planteatua diru sarrerak bermatzeko errentaren erreformaren inguruko adostasun zabaleko hitzarmen sozial bat bultzatzea dagokizu diru sarrerak bermatzeko errenta gizarte kohesiorako tresna gisa sendotzea ahalbidetuko duten aldaketen lidergoa ematea

duzun erronka horren aurrean mezuek esandakoek diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruko iruditegi eta imajinario kolektiboetan duten eraginaz kanpaina honek zentzu honetan izan dezakeen eragin negatiboaz kezkatuta galderak egin nizkizun idatziz gaiaren inguruan

ez erantzutea erabaki zenuen baina sailburu bezala egin zaizun mandatua lortzeko bidean kanpaina honek izan dezakeen eragina ikusita berriz galdetu nahi dizut egokia da
zure ustez kanpaina hori gizarte prestazioen inguruko diskurtso integratzaileak eta inklusiboak bultzatzeko ikuspuntutik eskerrik asko kortajarena

nik bai erantzungo diot egindako galderari eta esango dizut ez dela batere egokia

kanpaina hau larria jasanezina eta arbuiagarria iruditzen zaiola arbuiagarria irudietan ertzaintzaren irudi hori bereganatuz berriz ere iruzurraren mamua delako larria helburuengatik

besterik ez dagoelako honen atzean larria bazterrak nahastera datorrelako

diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruko eztabaida etortzea burura eta ez foru aldundiak abian jarriko duen gizarte zerbitzuen eta zentroen

horregatik eta larria da kanpaina honek aletxoa jartzen diolako euskal biztanleen artean dugun tresna solidario nabarmenetarikoari erasotzeko zenbait alderdik eta komunikabideek aurrera eraman duten tantakako estrategia

ppk ere txalotu egin du kanpaina eta kezkagarria da kezkagarria da horrelako kanpainen kontrako bloke hori hausten duelako

eta kezkagarria egun hemen gobernuan zaudeten talde politiko berdinek bultzatua dagoelako artolazabal andrea guzti horregatik oso kezkagarria da kanpaina iruditan denetan eta antzekotasunak asko dira hizkuntza honetan guk ezin dugu elkar ulertu ezin dugu elkar ulertu horrelako mezuak bideratzen direnean eta beste behin errepikatuko dizut bidelagun gaituzula euskal babes sistema sendotze aldean egin beharreko bidean bidelagun izango gaituzula

duintasunerako bidean kohesiorako bidean inor bazterrean utziko ez duen bide

bide horretan hor bai erraz topatuko dugu elkar baina horrelako mezuekin

ez dugu topatuko horrela ez baina bestela bestelako bide horretan elkartasunerako bide horretan

eskuzabal eta bidelagun izango gaituzu artolazabal
andrea eskerrik asko kortajarena andrea artolazabal andrea zurea da hitza

gai zerrendako hamahirugarren puntua interpelazioa josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina petronorren

muchas gracias eskerrik asko becerra jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko becerra jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

arriola jauna gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera mikel otero gabirondo eh bildu taldeko

sarearen gabezien inguruan otero jauna zurea da hitza egun on eskerrik asko

eta euskal herria ez da salbuespena gure inguruan kutsadurak auto istripuek baino hamasei aldiz

legeak airearen kalitatea neurtzera derrigortzen gaitu zer eta nola eta horretarako sare bat daukagu

neurketen ondoren kutsadura gutxitzeko planak egin behar direla baina datuak falta zaizkigu datuak ez daude edo ez nahikoak behintzat eta hori da gaurko galderaren arrazoia durango adibide ona da datu faltarena ere bai baina gauza gehiagorena kezka izugarria dago izugarrizko kiratsa jasaten ari dira eta kiratsaz gain partikula txikiak pe eme bi bost partikula arriskutsuen presentzia oso altua da durangok bizkaiko kutsatuaren txapelduna

egunen ehuneko hirurogeian lekurik kutsatuena da baina egun askotan durango daturik gabe dago arazoak askoz haratago doaz

datu falta ikaragarria dago eta hutsuneak neurketetan oso arruntak dira horregatik diogu ez da arazo puntual bat egiturazkoa baizik

eskerrik asko otero jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

en la comunidad autónoma vasca eskerrik asko arriola jauna otero jauna zurea da hitza

dejo eskerrik asko otero jauna arriola jauna zurea da hitza

hezkuntzako sailburuari egina eusko jaurlaritzaren hezkuntza politikari buruz de bengoechea andrea zurea da hitza

halaxe adierazi dut behin baino gehiagotan eta halaxe adierazi nuen legegintzaldiaren hasieran hezkuntza batzordearen aurrean sailaren ildo estrategikoak azaltzeko egin nuen agerraldian zure justifikazioan berriro ere komentatzen duzun pisa ebaluazioari dagokionez nire aurreko agerraldietan esan nuen moduan

urtean martxan jarri zuenetik euskadik bigarren edizioan parte hartzen hasi bazen ere bi mila hiruan

ebaluazio horrek herrialde askok bere hezkuntza sistemaren zati handi bat bideratu dute proba emaitza on bat lortzera bereziki

ikuspegi pedagogikotik baina errealitate bat erakusten du hamabost urteko ikasleei egiten zaien froga hiru konpetentziari buruz eta inolako curriculumari lotuta egon gabe gaur egun aurkezpen gutun bat da

probaren egokitasuna ikuspegia metodologia eta helburuak baloratzea alde batera utzita

batik bat aurreratuenek eta betiere salbuespenak salbuespen de facto balio bat eman diote probari eta hori ezin dugu alde batera utzi ildo horretatik euskadik jakin behar du behar den neurrian baloratzen

eta lan egin behar du emaitzak hobeak izan daitezen gure ustez ere nabarmena hobetu daitezkeen emaitzak baitira pero eso sí

baina jakitun gara oraindik ere hobetzeko tarte handia dugula

baina hori horrela izanda onartu dezagun baita ere gauza asko ondo egiten ditugula hezkuntza sistema ona dugula

hau da gure hezkuntza sistema hobetzea kalitatea eta ekitatetik aurrera egitea bikaintasunerantz

eta zure galdera edo kezkei erantzunez legealdiaren hasieratik agerraldi ezberdinak egin ditugu jaurlaritzak gauzatzen ari den hezkuntza neurri konpromiso eta politiken berri emateko

honetarako aurkeztu zen gobernu programaren barruan ezarritako euskadi bi mila hogei giza garapen iraunkorraren estrategian kokatzen da zeinak hezkuntza sistema hobetzea baino bikaintasunera heltzeko xedea duen bikaintasuneko

oinarrizko hezkuntza egokia ematea ikasleei bere gaitasun pertsonalen eta beharrezko zeharkako ezagutzen eta gaitasunen garapena ahalbidetuz bai eta diziplina ezagutza eta gaitasunen garapena ere

bilaka daitezen hezkuntza jasotzeko eskubidea ziurtatzen duten eta kalitatea dakarten politika sustatzen dugu

eskola inklusiboaren ekitatiboaren eta berritzailearen alde egiten dugu bikaintasunerantz aurrera egiteko oreka gizarte kohesio kulturartekotasun eta bizikidetza handiagoa lortzea gure ikastetxeetan bultzatzen dugu horretarako adibidez

bake eta bizikidetzarako egitasmoak hamaika esku

orokorreko osoko bilkuran adierazi zuen moduan hezkuntza da gobernu honen lehentasun nagusia gizarte babeserako euskal ereduaren barruan hezkuntza erronka bat da erronka kolektiboa eta gizartearen zein pertsonen aurrerabiderako faktore nagusia ere ba da

eta lehen esan dudan bezala agerraldi eta ekimen desberdinetan eta politika orokorreko osoko bilkuraz gain

agerraldian ere azaldu nituen hezkuntzaren ikuspegi integraletik euskal hezkuntza sistemaren kalitatean aurrera egiteko beharra partekatzen dugu eta horretarako zuzentasuna gizarte kohesioa balioetan oinarritutako hezkuntza

eta pentsamendu eta sinesmen askatasuna eta giza eskubideak eta aniztasunen aldeko defentsa sustatzeko beharra helburu hori izanik geure buruari hogeita bat mendeko euskal herritarrei egokitutako hezkuntza integralaren eredua sustatzen jarraitzea proposatzen diogu

ikaskuntzarekin osatzen dena eta ikasleei errealitatearen ikuspegi kritiko eta eraldatzailea ematen diena

baina euskal hezkuntza sistema ona da hobetzeko tartea du noski aurrerantz egin behar du noski

bikaintasunerantz eta norabide horretan bideratzen ditugu gure politikak

eskerrik asko uriarte andrea bengoechea andrea zurea da hitza

beti bezala bengoechea andrea harrituta utzi nauzu baina gainera kezkatu egiten nau lehenengo eta behin gure hezkuntzaz

errealitatearekin zerikusirik batzuetan arazoa ez da erakustea ikusi nahi izatea

osasuneko sailburuari egina euskal osasun sisteman zehaztasuneko medikuntza izateari
barrio jauna zurea da hitza gracias

presidente andrea legebiltzarkideok egun on guztioi lehenik eta behin esan beharra daukat

lan egiten ari dela zehaztasuneko medikuntza arloan zehaztasuneko medikuntza edo medikuntza pertsonalizatua

onkologikoen tratamenduen inguruan erabiltzen da medikuntza mota honen bidez medikuek pazienteari laguntzeko aukera gehien duten tratamenduak

en este campo horrela euskadiko plan onkologiko integralak minbizia duen pertsonaren

hiru funtsezko oinarri ditu prebentzioaren diagnostikoaren eta terapiaren ikuspegitik kalitatezko zerbitzuak eskaintzen dituen laguntza eredua

pertsonen beharrak identifikatzeko eta osasun emaitzak ebaluatzeko gai den informazio sistema eta medikuntza pertsonalizatuari

barrio jauna ikus dezakezunez jakitun gaude

batez ere onkologiaren eremuan ekar ditzakeen onurez hori dela eta azaldu dudan bezala euskal osasun sistema badabil

txertatzen eta gainera medikuntza pertsonalizatua plan onkologiko integralaren eremuan sartzea

du eskerrik asko darpón jauna barrio jauna zurea da hitza

barrio jauna medikuntza pertsonalizatuan lan egiten ari gara

plan onkologiko integralean ikusi ahal izango dugu alde batetik beharrezkoak diren azpiegituretan laguntzen lan egin da bestetik

inbestigazio eta garapen proiektuen bidez

eusko jaurlaritza lanari ekiten ari da interes handiekin bereziki onkologikoaren arloan

utzi dio etorkizuna izateari osakidetzan oraina baita eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako
hamazazpigarren puntua interpelazioa juan luis uria serrano elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina vitoria gasteizko
esien jarduera komunitarioei buruz tejeria

presidente andrea legebiltzarkideok uria jauna lehenik eta behin

dizut nik izugarrizko errespetua diet osakidetzako erakunde sanitario integratuetako profesionalei eta

ondo dakit eta uste dut zuk ere ondo dakizula zenbat kostatzen den eguneroko lana aurrera ateratzea erabakiak hartzea

aurrera eramatea eta nik langileen eskubideak eta baldintza laboralak errespetatzen diren bitartean beti defendatuko dut osakidetzak ente publiko gisa duen kudeaketa autonomia horrela egin beharko zenuke zeuk ere como le decía

hasierako osasun azterketak gaur egun osasun zentroetan egiten dira eta ume osasun programak biltzen ditu horri esker duplizitateak saihesten dira eta ume horien medikalizazio arriskua gutxiagotzen da horrez gain

modu honetan antolatzen dela eta lortutako emaitzak onak direla

a la infancia ziur gaude zerbitzua antolatzeko modu berri honekin koordinazio eta zerbitzu hobea ematen diegula gure umeei como puede ver

a la gente se le debe preguntar eskerrik asko uria jauna bukatu zaizu denbora darpón jauna zurea da hitza

benetan zaude hain kezkatuta eskola osasunaren antolaketaren inguruan zuk ondo dakizu eredua azken urteetan aldatzen joan dela

horrela funtzionatzen dutenak inolako arazorik gabe

daude umeen osasun azterketak osasun zentroetan egiten dira gaur egun eta benetan uste dugu eredu honek onura argiak dituela alde batetik duplizitateak saihesten dira eta bestetik umeen

da beraz ez daukazu umeen osasunaz arduratu

biztanleen osasunerako eratorritako arriskuei buruz becerra jauna zurea da hitza

presidente andrea legebiltzarkideok le he escuchado con interés

cumplir sus obligaciones eskerrik asko darpón jauna becerra jauna zure da hitza

hagan su labor eskerrik asko darpón jauna zurea da hitza

pediatriako espezialitatean dagoen espezialista faltari buruz garrido anderea

eskerrik asko garrido anderea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

ere izan ere datozen urteetan pediatria plazak betetzeari dagokionez

esan dezakegu edozein kasutan arlo honetan ere hobetzeko lan egiten jarraituko dugu eskerrik asko

jaurlaritzaren turismo irizpideei buruz casanova jauna zurea da hitza eguerdi on azaroaren

sustatzeko eta bertan eusko jaurlaritzaren ordezkaritza bat egon zen

horren berri izan dugu komunikabideen bidez baina aurten dirudienez zerbait berri gertatu da aurreko urteetan egon zen presentziarekin

turespaña agentziaren eskutik izan da espainiako marka turistikoa kudeatzen duen agentziarekin batera agertu da

eta horregatik galdetzen diogu sailburuari ia hemendik aurrera nazioarteko sustapen turistikoa

joango den eskerrik asko casanova jauna erantzuteko retortillo jauna zurea da hitza

etcétera eskerrik asko retortillo jauna

argi gelditzen da sustapen politikan turismo

euskadi helmuga paregabe eta berezitutzat jo dadin lortzea helburu bat dela helmuga paregabe eta berezitutzat destino distinto y diferenciado

eta planteatzen da ere baliabide turistikoak sustatzeko orduan euskadiren barne eta kanpo proiekzioa bultzatuko da turismo eskaintza eta marka global modura euskadi basque country marka gure ustez euskadi basque country marka sustatzea eta irudi hau ez da bateragarria

erakutsiko nuke alde honetan baina gobernukiderik ez daude alde honetan baina argi gera dadin

ez dela gure sustapen turistikoaren zati bat igual

y defienda un modelo turístico propio eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna retortillo jauna zurea da hitza